osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena kataluniako parlamentuak egindako

ebazpenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den urizar jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on legebiltzarra

etxea dela esaten da legebiltzarra parlamentu oro

bota omen ditzakegulako argudio eta proposamen oro eta

herritarren ordezkaritzak ematen digun zilegitasunarekin proposamen horiek bihurtu edo bihurtzeko aukera omen daukagulako beti ere gizartearen gehiengoak babestuak diren bitartean baina hori denok dakigu ez dela beti

toki guztietan horrela izaten beti dakigu proiektu batzuei buruz hitz egitea zaila dela eta proiektu horiek bukaeraraino eramatea are zailagoa

azken aste hauetan erronka berdinaren aurrean eman daitezkeen erantzun desberdinen lekuko izan naiz asken asteotan bai eskozian eta bai kataluniako errealitateen berri ikusteko aukera izan dut eta bakoitzean toki bakoitzean erronka antzerakoaren aurrean izan diren erantzun desberdinaren berri ikusteko aukera izan dut eta izan dugu batzuk zuzenean izan ez arren errealitate biek

amankomunean da bai eskozian eta bai katalunian bertako ordezkaritza politikoaren gehiengoak bere egunean

burujabetza aldarrikapena eginez hauteskunde batzuetara aurkeztu zirela hau da beraien programetan burujabetza helburua markatuz hauteskunde batzuetara aurkeztu zirela

gehiengo babesa eman ziela eragile politiko horiei hori

amankomunean daukatena hortik aurrera desberdintasuna nagusi

hauteskundeak irabaziz gero independentziaren inguruko galdeketa

azaldu zuen bere programan eta eskoziar gizarteak gehiengo osoz babestu zuen gehiengo osora heldu arte bozkatu zuen

kasu horretan gizarteak emandako gehiengoaren zilegitasuna onartu eta galdeketaren xehetasunak negoziatzera ekin zion katalunian ere erabakitzeko eskubidearen aldeko indar politikoek galdeketa egingo zutela

bi mila hamabian izan zituzten hauteskundeetan eta bertan ere kataluniar gizarteak parlamentuko ordezkaritzaren bi herenak lortzeraino bozkatu zituen egun

bi herenak erabakitzeko eskubidea babesten dute eta bultzatzen dute baina hemen

guztiz kontrakoa izan zen desberdina izan zen emaitzak emandako zilegitasuna onartu ez eta

bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea ukatu zien ukatzen die gaur egun ere

une horretatik aurrera bideak erabat aldendu dira eskozian eta katalunian galdera data partehartzaileak eta beste mila xehetasun adostu zituzten

gobernuen artean eta irailak hemezortzian loteslea

erreferendum bat izan zuten normaltasun osoz independentziari ezetz esateko aukera izan zuten demokraziaren oinarrizko eskubidea erabiliaz bozkatuz katalunian aldiz

ibilbide luze eta gatazkatsua tokatu zaio egitea beti legearen barruan egin du bidea baina uneoro abisu eta mehatxuak jasoaz espainiako gobernuaren aldetik

behin eta berriz ahalegindu da generalitatea espainiar gobernuarekin adostasunak bilatzen baina ezezkoa izan da beti jaso duen erantzuna

eta hori izanez erantzuna bere bidea egiteko hautua egin zuen kataluniako legebiltzarrak

gobernuak eta galdeketa egiteko makinaria martxan

eta legeak onartuz horrela bi mila hamalauko irailak hemeretzian parlamentuak kontsulta legea onartu zuen

mas presidenteak galdeketaren deialdiaren dekretua sinatu

hogeita bederatzian sekula izandako bizkortasun handienarekin

galdeketa bera bertan behera uzteko agindua eman zuen

konfrontazioa da erabakitzeko eskubidearen aurkako lelo

konfrontazioa bultzatzen du dirudienez herri batek bere erabakitzeko eskubidea sustatzen duenean

eskozian ez nuen nik konfrontaziorik ikusi galdeketa egunean bertan normaltasun osoz

eta kontrakoak beraien aldarrikapenak egiten normaltasun osoz ikusten nuen jendeak bozkatzen zuen bitartean edimburgoko parlamentuaren aurrean eskoziar banderak eta erakusten zituen jendeak normaltasun osoz inongo konfrontaziorik gabe zeren eta demokraziak ez du konfrontaziorik sortzen

sortzen dute konfrontazioa anekdota bat

bukaeran bi mila pertsona inguruko

bat batean osatutako manifestazio bat aurreko inongo planifikaziorik gabe eskoziarren ehuneko laurogeita lauak

baina manifestazio erraldoirik antolatzeko beharrik ez zuen ikusi

inongo momentutan eskoziar gizarteak ez zuen beharrik inork ez zion ukatzen

erabakitzeko eskubidea zeukatenik hor dago desberdintasuna

eta erabat desberdina da kataluniako egoera diadan aurten milioi bat zortziehun mila pertsona irten ziren bartzelonako kaleetara erabakitzeko eskubidea aldarrikatzera milioi bat laurehun mila bi mila hamabian milioi bat seiehun mila bi mila hamairuan

aurten kataluniako biztanleriaren laurdena irten zen

tamaina ikusteko garrantzitsua da zergatik

katalunia nazio bat dela aldarrikatzea tokatzen zaielako eta erabakitzeko eskubidea daukatela tokatzen zaielako

ukatu egiten zaielako ukatu egiten zaigulako guri ere

eta erabakitzeko eskubidea daukagula ukazioa da konfrontazioaren hazia besterik ez ukazioa da konfrontazioa

espainiar estatuaren tresna politiko polizial militar eta tribunalak ukazioaren zerbitzura jartzeak da konfrontazioa sortzen duenak

sortzen kataluniako generalitateak

prozesu osoa legearen barruan egin du eta espainiar gobernuaren aldetik mehatxuak konstanteak

ez du ahorik zabaldu zabaltzeko aukera izan duen arren

bermatzen diolako baina galdeketaren dekretua sinatu ostean loteslea ez den galdeketa bat sinatu ostean berrogeita zortzi ordu ez dira pasatu

agindua eman orduko eta

ez gara harritzen horrelako erantzun batekin zeren hori ezagutu dugu iraganean ere

alde bakarreko interesak defendatu ditu eta defendatzen ditu

eta kataluniako gizarteen borondatearen gainetik interes aldebakarrekoak defendatzen ditu eta defendatuko ditu halaxe erakutsi zigun bere egunean bertan bi mila zortzian onartutako kontsulta legea bertan behera utzi zuenean edo eta bi mila hamarean katalunian egindako bide luzearen ondorioz

hura ere erreferenduma egin eta gero bertan behera utzi zuenean edo

baliogabetu zituenean eskoziako kataluniako eta euskal herriko adibideek argi erakusten digute gauza bat berdinaren aurrean hau da herri batek bere etorkizuna garatzeko aldaketak planteatzen dituenean eta horretarako erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duenean erantzun desberdinak direla posible

koska borondate politikoan dagoela eskozian arazoari irtenbide demokratikoa eman zaio eta

inolako konfrontaziorik gizartean eskozian gizarteak erabaki du eta emaitza denok onartu dute demokratikoa

ematen ari zaio espainiar gobernuaren aldetik eta bertan

gehiago nabari da katalunian bai dago konfrontazio arrisku bat baina ukazioak sortutakoa eta zorionez niretzat ondo jokatzen ari dira

manifestazioak erabiltzen dituztelako eta jendea aurrera

katalunian bakarrik gertatzen gure etxean euskal herrian ere gertatzen da bi mila zortzian

ez du ezer konpondu auzitegi konstituzionalak erabakitakoak ez du ezer itxi herri honetan herri honetan

eta eskubide hori errealitate bihurtzeko konpromiso aktiboa daukagu euskal herria bilduren aldetik eskoziak kataluniak euskal herriak

bere etorkizun politikoa erabakitzeko zilegitasun demokratikoa dauka eta beraien herritarrek demokratikoki adierazi eta erabakitakoa

bakarra gaur hemen eajrekin adostu dugun erdibidekoarekin berriz ere legebiltzar hau oinarri hauetan berresten dela esan behar dugu eta hori zoriontzeko modukoa da demokraziari

ez diogu beldurrik izan behar demokrazian oinarritutako ibilbideak bermatzen du bizikidetza normalizatu bat izatea

arazoak sortzen ditu arazoak sortuko ditu ez da hori gure hautu eta nahia baina gauza bat

euskal gizartearen bidea orain arte geldiarazi ez duen moduan ukazioak ez du itoko orain arte ito ez duen moduan euskal

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

eztabaida ezaguna gaur hemen daukaguna eztabaida zaharra gainera sozialistak nahiago genuke beste gai batzuei buruz hitz egitea nahiago genuke ganbara honetan hiritarrak egunero galdetzen dizkiguten arazo horiei

langabeziari buruz zerbitzu publikoen egoerari buruz

ez dirudi kataluniako adierazpenak euskal hiritarrei gehiegi kezkatzen dienik ez dirudi ezta ere

sei hilabete pasa baitira erregistroan sartu zenetik eta gaur arte ez duzue martxan jarri gure ikuspuntutik oportunismo hutsa

denbora honetan kataluniako gertaerak zuen ekimena guztiz gainditu dute artur mas eta bere lagunek martxan jarri duten bidai soberanista atzean

nire alderdiak euskadirentzat duen proiektua ez datza erabakitzeko eskubidean elkarrekin bizi erabaki eta aurrera egiten jarraitzean baizik orain dela hiru hamarkada hitzartu genuen elkarbizitza esparrua hobetzean datza gure estatuaren onurak eta gabeziak autogobernuaren ponentzian aztertzen ari gara

nahi ditugu konstituzio erreformatzeko proposamen bat daukagu

eta bidai honetan denon partaidetza espero dugu gure helburua ez da gizartearen parte bat garaitzea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

ez da lehenengo aldia kataluniaren inguruan legebiltzar honek bere osoko bilkuran eztabaida izaten

ezta azkena ere izango seguruenik ze katalunian bizitzen

gure prozesua ere bada gure prozesua ere bada demokrata ikuspegi batetik zergatik egia da legez besteko proposamen hau orain hilabete batzuk erroldatu zela legebiltzar honetan baino baita ere egia da bi mila hamairugarrena urteko urtarrilean

egindako aldarrikapenaren eskutik helegiteak etorri zirela eta gero epaiak edo ebazpenak eta horren ondorioa da eta historiak jarraitzen du jarraitzen du eta ez dakigu zehatz mehatz behintzat nola

gauza bat eta da kataluniako biztanlegoaren edo herri borondatearen eskutik garatzen ari dala prozesu guztia eta erabat demokratikoa dala

kataluniako legebiltzarrak bere buruari emandako legeen barruan beraz nik aurreko debate batetan esaten nuen

hain zabaldua hain hedatua egongo zenik erabakitzeko eskubidea katalunian zergatik momentu honetan familia politiko guztietan

eskubide bat da hau da demokratikoki kataluniak bere etorkizuna erabakitzeko bozkatu ahal izatea

debekuak debeku eta oztopoak oztopo ze gertatzen ari da ze ukatzen ari da katalanek bozkatu nahi dute

galdera batzuei erantzuteko bozkatzea bozkatu nahi izatea ez da demokratikoa ez da legala

bozkatzeko beste aukerak ere izango dituzte baina momentu jakin honetan bozkatu nahi dute zerbaiten inguruan katalanen

lege batzuk ebazpen batzuk eta herritarrei proposatu die bi galderen inguruan bere iritzia ematea bozkatu nahi dute

eta modu honetan ez bada beste modu bat aurkituko dute edo ez dakit azkenean

kataluniako instituzioek ez dakit udalen eskutik

baina konstituziogilea izan daitekeen prozesu bat abian jartzea

martxan jartzea bozkatu nahi dute ez dute besterik nahi eta nik entzuten dudanean hemen entzuten dudan bezala bozkatzea debekatuta dagoela hori herritarrei esplikatzea ez da erraza

esatea aizu herritarrek bozkatu nahi dute eta nik debekatu egingo diet

bozkatzen utzi nahi baldin bada galdera paktatu o galderak paktatu eta herritarrek diotena

errespetatu eta errespetutik abiatuta bide eman negoziatu egin beharko da baina herritarrek bere borondatea azaltzea

eta hori da katalunian gertatzen ari dena azkenean bakarren batek pentsatzen baldin badu legeak tartean tresneri

konstituzionala tartean herri borondateak esaten duen hori atzeratu daitekeela ezeztatu daitekeela okerreko bidetik doa zergatik

zabala da eta kasu honetan kataluniako gizarteak erabat gehiengo batekin nabarmen batekin ubide horren

demokratikoa da gehiengo batetan oinarritzen den gehiengoa beraz nik ez dut ikusten alde horretatik oso

ona dutenik indar konstituzionalistak edo unionistak gu ez gara inor beste prozesuetan sartzeko baina

garbi ikusten duguna da legebiltzar honek zor diola errespetua eta aitormena baita ere kataluniako parlamentuari

beraiek bi mila hamairuko aldarrikapen arretatik abiatuta

gehiengoetan beti ere oinarritutako prozesua eta momentu honetan hitza eman nahi die herritarrei hauek erantzun dezaten beno hau eskatzen dugu guk

begirunea errespetua eta pentsatzen dugu gainera etorkizun laburrean gertaerak izango ditugula kataluniatik

espero duguna zintzo zintzo esanda da kataluniako herritarrek bozkatu ahal izatea zergatik bozkaren eskutik

azkenean kataluniako gehiengoaren iritzia izango delako eta agintariok kasu honetan agintari espainolek

galdetzen utzi erantzuna entzun eta erantzun horri bide eman demokraziak ez du beste biderik

azkenean ezin daiteke etengabe herri baten nahia oztopatu geldiarazi

bere bidea aurkituko duelako eskerrik asko egibar jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

mila esker presidente andrea eguerdi on guztioi señor lehendakari señor consejero

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den urizar jaunak dauka hitza

eskerrik asko bukaeratik hastearren benetan

sémperren adierazpenetan gizarte modernoa ez zuela ateratzen egiten duen diskurtso bakoitzean

benetan nik uste dut espainiarren

nahi duen espainia modernoa lantzen du nahi duen espainia modernoa inposatzen du orduan pptik gizarte modernoari buruz hitz egitea eta ppk gehiengoaren kalkulua

hona etortzen zaren bakoitzean beno torticero hitza hogeita zortzi aldiz erabili duzu ematen du beste batzuk erabiltzen duguna dena nahasia dela eta zuk erabiltzen duzuna dena garbia

ez da aldatzen ukazioak daudelako eskubideak ez dira ezabatzen ukazioak daudelako eta ukazioak hor egon arren

eskubidea daukagulako eta hori erabiltzeko borondatea eta konpromisoa daukagulako legea eta

legea demokraziaren gainetik demokrazia legean oinarrituta ez ez legea demokrazian oinarritua egon behar da eta

ondo erakusten digun moduan borondate politikoa dagoenean

zeren eta gehiengo demokratikoak errespetatzen dira zilegitasuna onartzen da

cameronen gobernuaren demokrazia falta zuk kritikatuko duzu agian bai ezta baina nik uste dut zure argudioak bere

eta mendia andrea guk ez diogu sekula bizkarrik ematen gai sozialei

sozialisten aldetik justizia sozialaren helburua bilatze orduan guk ez diogu ezta gai sozial bateri bizkarra ematen orduan ateratzen direnean batzutan adosten dugu eta beste batzuetan ez baina gure atzetik

gure bila ez zarete etortzen zeren jakin badakizue gu hor gaudela gaiak defenditzen batzuetan zuek baino harago baita ere beste gauza bat da

bai egiten diozuela zuek ihes gai honi bai egiten diozue ihes

gehiengoak ez omen dauka proiektuak aurrera eramateko zilegitasuna

gehiengoak ez dauka gutxiengoak bai orduan

herri honetako gehiengoak ez badauka ondorioz gutxiengoak dauka hori da zuen alternatiba

kataluniako galdera eta beste xehetasun batzuen inguruan eztabaida falta

kataluniako prozesuari eztabaida falta nork adostasun borondate falta nork kataluniako gizarteak

nik uste zuk baino argiago daukatela nork ez daukan borondate hori nork ez duen nahi adostasunetara iritsi eta hauteskundeetako emaitzak ikustea besterik ez dago bere burua sozialistatzat daukaten gero eta gehiago esaten du erabakitze eskubidea

mahai gainean dagoela eta erabakitzeko eskubidea eskubide bat dela eta beraiek ere nahi dutela sozialista gero eta gehiago

demokraziari beldur asko diozuela galdetzeari beldur asko diozuela eta kasu konkretu honetan gainera

negoziatzeko aukera dago zergatik ez asuntoa da galderari beldurra

urizar jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andrea zurea da hitza

mendia andrea upyd taldearen ordezkari den maneiro jauna zurea da hitza

y que tiene europa es el nacionalismo eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

gizarte baten edo herri baten ongizatearekin zerikusi zuzena duela txanpon berdinaren bi aldeak dira azkenean zuk gaitasuna baldin badaukazu politikoki herritarrei dagozkien arazoak konpontzeko

zenbat eta tresna gehiago ardura gehiago baina zu zeu ari zara zure herritarren arazoak konpontzen

hortik aurrera zein den helburua zergatik esaten du

federalista izan daitekeen eredu bat mahai gainean jarri behar baldin baduzue behintzat nazio errealitatea osatzen duten dugun gune horiek errespetatzea gehiago zergatik kataluniatik hasita katalanek bozkatu nahi dute

eta bederatzian bozkatuko dute gero egingo dute

ezin dela herri borondatea ezin dela ateak ixten diren bezala ezabatu ez da desagertzen herri borondatea hor egongo da

ura dagoelako eta momentu honetan gainera ez da bakarrik erreka bat momentu honetan da uholdea eta uholde bat ezin daiteke gelditu egin behar dena da bideratu baina

bideratu herritarren gehiengoak eskatzen duen hori egiaztatzen saiatuz eskerrik asko egibar jauna
amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

sémper jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu eta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

hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita zortzi bai hogeita zazpi ez ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

isiltasuna eta maeztu jauna jaso hori

mesedez urruzulo jauna jaso hori

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eskatzeko espainaiako gobernuari bertan behera utz dezala

hauteskundeen araubide orokorrari buruzko lege organikiaren aldaketa eztabaida eta behin betiko ebazpena isiltasuna mesedez gainerakoak ere proposamena egin duen taldearen txanda pastor jauna zurea da

pastor jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok eguerdi on espainiako erresuma sekulako erregimen krisi sakona izaten ari da

agortuta dagoela eta gizartean bere zabaltasun eta aniztasun osoan

duen norma honek egungo espainiako gobernuak eta aurretik egon direnek ere erabili izan dute herritarron askatasun eta eskubideak mugatu eta zapaltzeko

gardentasuna kontrol publikoa eta babes soziala azken finean demokrazia gehiago egungo espainiako erresumako gobernuak aldiz

honen aurrean belarriak estali eta jada ahulak diren gizartearen oinarrien aurka azaldu da berarentzat bereganatu nahi ditu oinarrizko eskubide demokratikoak helburu bakarrarekin botere gehiago eskuratu boterea izan behar dutenei kentzeko herritarroi alegia honen azkeneko adibidea baina ez bakarra herriaren botere eta demokraziaren aurkako izaera argia duen

eskerrik asko matute jauna euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

sémper jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

bai eskerrik asko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on eguerdi on dagoeneko guztiori

zailtasun bat ia ideia gehienak esanda dauzela baina gure alderdiaren jarrera be finkatu nahi dot eta nahiz eta ideia batzuk errepikatu horrela egingo dot ezta ziur nago gainontzeko bozeramaileen moduan

gaiak lantzerako orduan ahalik eta zehaztasunik eta ahalik eta daturik gehien izatea baina

zehaztasun gutxi izan dodala jakiteko hori da sémper jauna azken finean zein den alderdi popularrak aurrera eraman nahi duen legearen aldaketa eta hori da hain zuzen ere gure osoko zuzenketan islatu

gutxi irailaren hamazazpian hain zuzen ere kongresuan gai hau

eta bertan alderdi popularreko ordezkaria izan zan vera jaunak ez zuen inolako azalpenik eman ez ekimenari buruz

sémper jauna gaurkoan zuk behintzat ez diguzula gehiegi argitu kontua are gehiago gehiago nahastu

udal hauteskundeetan zelako garrantzia dekon pertsonak herritarrek pertsonari botoa ematen pertsona edo alkatea aukeratzen dutela eta esaten da zuek proposatzen duzuen aldaketa

aukeratzeko baina nik dakidala nik dakidala eta hori argitu beharko dozu zuek

laburbilduz komunikabideak izan dira gure informazio iturri espainiako gobernuaren asmoak ezagutzeko oporretan joan baino lehen rajoy jaunak mitin baten bota zuen joera aldatzeko asmoa zeukala

alderdi popularrak aurrera joateko asmoa zeukala gero abuztuaren bukaeran oker ez banago

baieztatu zuen nahiz eta bakarrik alderdi popularrak aurrera eramango zuela erreforma baina irailaren lehenengo hamabostaldian sémper jaunak berak baieztatu digun moduan antza erabaki zuten

kongresuaren debatetik eta regeneración democrática deritzon pakete horretatik ikusita bakarrik geldituko

eta gure taldea sémper jauna alderdi popularrak adierazitako

lehenengo eta behin inolako elkarrizketarik eta adostasunik bilatu ez delako gainontzeko alderdi politikoekin gainera uste dugu

badirudi alderdi popularrari beldurra sartu zaiola zenbait alkatetza galtzeko hori da behintzat inkestek adierazi egiten dutena eta noski asmo hau proposamen hau europako kontseiluaren gonbenioaren aurka

horrez gain pentsatzen dugu inprobisatutako proposamena dela

zer lortu nahi den honekin ideia generiko bat botatzen da aurkezten da eztabaidarako baliagarri izan daitekeen proposamen serio bat

hau despistatzeko estrategia bat dela asmo proposamen emandako argudio guzti horiek gutxi balira badago gure taldearentzat funtsezkoa den beste bat eta hori da hain zuzen ere gernikako estatutuan jasotako euskal autonomia erkidegoari dagozkion eskumenak urratu egiten direla

artikuluan artikulu horren arabera lurralde historikoen eskumen esklusiboa dela

eta zentzu horretan aukera izan dut ebazpen interesgarri bat irakurtzeko pompeu fabra unibertsitateko katedradun batena

hauteskunde araudia artikulatzea posible den bost sektoreetatik

hauteskunde administrazioa prozedimendua bermeak eta hauteskunde sistema

foru arauak baldintzatu lezake hauteskunde erroldan hautagai izateko gaitasun juridikoa horrez gain

hautaezintasun kasuak eta antza

hauteskunde sistemaren materian zerrendan diseinatzeko formulan zinegotzi kopurua ezartzean alkatea modu zuzen edo zeharkakoan hautatzean eta benetan pentsatzen dugu interesgarria dela aukera hau

eskumen hori egikaritzeko orduan orain eskatzen dugun adostasunik zabalena egon beharko litzatekeela edo planteatu beharko litzatekeela

oso zentzuzkoa izango bizkaiko herri baten alkatea era batera hautatzea eta gipuzkoako edo arabako

gure artean orain arte ez dela garatu alkateak hautatzeko udal

gure ustez oso interesgarria izan daiteke ere bai bukatzeko esatea pastor jaunak adierazi duen moduan erdibideko zuzenketa erdietsi dugula nik ere pastor jaunari eskerrak eman nahi dizkiot

borondateagatik erdibideko zuzenketa horretan eman ditugun argudio horiek barneratuta daudenez gainontzeko taldeak gonbidatuko zintuzket

besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea

maneiro zurea da hitza finalmente

eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den matute jauna zurea da hitza

mugatua delako abstentziora joko dugu sakonean dagoenaren

baina garrantzitsuena ez zaigu nahikoa iruditzen gure nahia zen

pse eh bildu eta lasarteko hautagaitza batek herri honetan elkarrekin sinatu genuen moduan erantzutea gaiari bertan adostu genuen testuak zihoena jasotzea alegia

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

bai orain bai eskerrik asko presidente andrea zure baimenarekin jesarlekutik egingo dot maneiro jaunari zehaztapen bat emateko

alderdi popularraren asmoarekin ez dela urratsen gure gernikako estatutuan jasota dagoen eskumenik eta esan behar dotsut okerretako

izan ere sasoiko aktak errepasatu egin ditut eta batzorde konstituzionalak berak

oso argi zeukan eskumena lurralde historikoei zegokiola bai eskumena eta

aukera edo potentzialitate handiak eskaintzen zizkiela lurralde historikoei beraz ez dugu zurekin bat egiten puntu horretan eta gero alderdi popularrari esatea sémper jaunari benetan papel gatza tokatu

egitea guk planteatu ditugun argumentuen aurkako zure

behar bezala azaldu eta gainera esango genizuke premisa faltsu batetik

eraikitzen dozuela zuen diskurtsoa izan ere

eman nahi dizkizut bakarrik espainian daude ehun mila biztanle baino gehiago dituzten laurogeita hamar udalerri

bederatzietan bakarrik alkatea da

beraz premisa faltsu batetik abiatuta egiten duzue zuen diskurtsoa eta argi gelditu egiten da zuen helburua partidista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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hiru bai bederatzi ez hogeita bat abstentzio

gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena europar batasuneko justizia epaitegiak ezarritako hogeita hamar milioi euroko euskal herritarrek ordaindu beharraren arduradunek dagokien ardura politikoa bere gain hartu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena ekimena egin duen taldearen

aukera da ekimena aurkeztu eta aldezteko mistoa maneiro jauna